egun on guztioi osoko bilkurari hasiera emango diogu esisere bakoitza suen eserlekuetan

delegatuta duela aldez aurreko gaia mistoa upyd legebiltzar taldeak egindako legez besteko proposamena erlijioek zergak ordaintzearen gainean legez besteko proposamenari dagokionez

maiatzaren hogeita hamareko osoko bilkurako bozketan izandako berdinketak erregelamenduaren

aurkeztutako osoko zuzenketaren bozketan legez besteko proposamena hain zuzen ere mistoa upyd legebiltzar taldeak aurkeztu zuen erlijio zergak ordaintzearen gainean

orain osoko zuzenketa horren bozketa bozkatu dezakegu

berrogeita hamairu bai hogeita zazpi ez

osoko zuzenketa hau onartua geratu da gai zerrendako lehenengo puntua

karetxe eh bildu taldeko legebiltzarkideak aurkeztua aurrerantzean

proposamena egin duen taldearen txanda urizar jauna

legebiltzarkideak lehendakari egun on maiatzaren hogeita lauko osoko bilkuran argi gelditu zen enplegu eta gizarte politiketako

emandako erantzunetan oinarrituz eusko jaurlaritzak

esaten dugunean urriaren hogeita bostak ez duela euskal autonomia erkidegoko herritarren gehiengoaren babesik biltzen euskadiko eguna ospatzeko

aurkitzea beharrezkoa dela esan zigun horrelako ospakizunek gizartearen gehiengoaren aitorpena eta babesa behar dutelako beraz eskua zabaltzen zuen beste data baten inguruko eztabaida ireki eta adostasuna biltzeko

gatoz gu gaur euskal autonomia erkidegoko gizartearen gehiengoak aitortu eta

hots abenduaren hirua euskararen nazioarteko eguna mahai gainean jarriz euskara da

eta euskal herriari euskararen herria ere esaten zaio

zalantzarik gabe euskara gure altxorrik preziatuena dela esan dezakegu eta herri garen aldetik geure nortasunaren funtsezko zutabeetako bat europako hizkuntzarik zaharrenetako bat dela ez dago zalantzarik

dituen hizkuntza baita euskara sustrai horiek

akitania osoan eta bizkaiko golkotik andorraraino bitarteko

eta erdi aroan behintzat errioxan eta

egin zela dokumentatua dago euskarazko lehenengo hitz idatziak aurreneko mendekoak dira

hil harrietan agertuak baina hamargarren mendera arte ez dira

horren adibide donemiliagako glosak direlarik errioxako susoko monasterioan gordeta dauden glosak edo bazter testuak eta hamasei ez zen argitaratu euskaraz idatzitako libururik

linguae vasconum primitiae deituriko liburua euskaraz idatzi zuen arte mila bostehun eta berrogeita bostean euskara zen

ia euskal herria osoan mintzatzen zena dena den

edo ofizialik inongo erakundeak ez zuen erabiltzen euskara bere jardun administratiboan edo dokumentazio ofizialetan hizkuntza erromanikoek hartu zuten euskarari zegokion funtzio hori garaiz goiztiar haietatik hizkuntza horiek idatziaren prestigioa

euskara berriz herri xehearekin lotua gelditu zen euskarak eusten zion nola edo hala

euskara ezin zen erabili erakundeetan ez eskolan euskararen galeraren atea beraz zabalik geratu zen gutxitze prozesu gogorra

mendeetan zehar etenik gabe lurraldeak galduz batzuetan inguruko beste hizkuntza indartsuagoen influentziagatik

hartutako erabaki politikoengatik kontrako lege dekretu eta agindu asko jasan ditu euskarak mendeetan zehar

edo ezabatzeko asmoarekin eta agian norbaitek esango du

ari naizela horrelako gauzak komentatzen ditudanean eta bai batzuk bai batzuk pasatu ziren euskara erroetaraino desagertzeko aginduen garaia pasatu da euskararen arrasto idatzia toki guztietatik hilerrietatik barne ezabatzeko aginduen garaia pasatu da

ere debekatua zegoen garai haiek pasatu dira baina euskararen kontrako ahaleginak ez dira oraindik bukatu euskal herrian euskaldunok oraindik zailtasunak ditugu gure seme alabak euskaraz heziak izan daitezen

arazo gehiago ditugu gure bizitza euskaraz egitea nahi badugu euskarak zoritxarrez oraindik bide luzea dauka egiteko normaltasun egoerara heltzeko ez dut ordea nik ukatuko

eman direnik azken hogeita hamar urteotan gizartearen eremu guztietan euskal hiztun gehiago dagoela

baina euskararen normalizaziorako herrialdeen eta eskualdeen errealitate desberdinei aurre egin behar zaiela onartu behar dugun arren zoritxarrez

normalizazioa euskararen egoera hobetzeko egin behar denari buruz asko hitz egin dezakegu baina ez da gaur ez da hau unea gauza bat izan behar dugu gaur argi euskarak laguntza behar duela babesa eta baita ere eta batez ere aitorpena mendeetan ukatu zitzaion prestigioa berreskuratu behar du eta horretarako behar duen tokian jarri behar dugu

eta hala da guztioi dagokigu berezkoa bezala tratatzea

bakoitzak herri honentzat daukan proiektu politikoaren gainetik eta uste dut ganbara honetako talde guztiak ados gaudela oinarri honekin bakoitzak esandakoaren

oinarrituz pp ren kasuan adibidez orain dela gutxi arte presidente izan den antonio basagoitiren hitzak dakarzkit

eta sustatzea guztioi dagokigu euskara euskaldun guztien ondarea eta euskal kulturaren elementu aberasgarria delako euskara aberastasun kultural nagusienetakoa dela esan zuen basagoiti jaunak

burua izan denaren irudiz euskara ezin da erabili

eta euskarak bat egiteko eta elkar ulertzeko topagunea izan behar duela nabarmendu zuen bere hitzetan

konpromisoari eta hau ez da kasu bakarra pse ren kasuan patxi lópez lehendakari ohiaren hitzak ere zentzu berean doaz

esandakoak dira euskara ez da ideologia konkretu baten ondare

eta munduko biztanle ororen ondasuna da kultura unibertsala hornitzen eta aberasten duen hizkuntza den heinean euskaldunoi eta euskal instituzioei dagokigu hiztunei bidea erraztea baina beti era orekatu emankor eta bazterketarik gabekoa euskara eta gaztelaniaren arteko ezin dugu arazo bat bezala ikusi baizik eta gizarte eredu

aurrerakoiagoa lortzeko aukera bat bezala euskara non

han behar dugu egon eta eajren txosten politikoak ere ildo berdina jorratzen du

aurrerakoi bat sustatzeko konpromisoa du euskararen inguruko ikuspegi komunitarioekin lotutakoa eta euskara oinarri finkotzat

behar diogu azken horren gainean euskadi bezalako nazio politiko eta ideologikoki anitzean elkarbizitza eraikitzeko

betidanik euskara ondare komuna dela eta ez soilik

esateko izan dugun konbentzimendu berarekin beren buruak nazionaltatzat ez dituzten pertsonek eta azken horren erabileraren normalizaziorako konpromiso aktiboa bere egin ditzatela nahiko genuke inor ez dago

sozialetik salbuetsita noski testu hauek beste zabalago batzuen zatiak dira baina zati hauen irakurketarekin adierazi nahi izan dudana denok daukagula argi euskara denon ondarea dela eta ondorioz denon ardura izan behar dela ondare hori

izatez euskara ez da soilik denon ondarea

zaharrena baizik beste ohitura usadio edo

gaur eguneko gizartean funtsezkoa uler dezakegun beste edozein ezaugarri edo eskubide baino lehenago euskara han zegoen

berriz diot euskara da euskaldun egiten gaituena

handiena ez bada baina zoritxarrez gehienetan

ez dezagun akatsa berriz errepikatu eta eman diezaiogun gizarteari ahaztuko ez duen mugarri bat egutegian edo

euskal gizartearentzat baina ez soilik gaur egungoarentzat etorkizunezkoarentzat ere uler dezatela egun batean erabaki genuela euskarak merezi duen berezitasuna aldarrikatzea eta beraz

euskararen nazioarteko eguna euskal gizartearen erreferentzia eguna bihurtzea jai egun ospakizun egun

mila esker eskerrik asko
urizar jauna zuzenketak aurkeztu dituzten taldeen txandara pasaz euzko abertzaleak taldearen ordezkaria den egibar jaunak dauka hitza

jaurlaritzari interpelazioa egin ondoren eta aburto sailburuak erantzun ondoren gaur

legebiltzar honetara eztabaidarako mozio bat

garbi dago bai interpelazioa gauzatu zen egunean eta ondorengotan berriz ere zerbait baldin badago auzitan dela bere garaian

urteko apirilaren hogeita bian indarrean jarri zen legearen ingurukoa hau da legebiltzar honetan gehiengo baten eskutik garai hartako gehiengo baten eskutik

jai egun bat legearen eskutik jarri zen ezarri zen

inposatu egin zen eta nik uste dut eztabaida

dela nola indargabetzen den nola derogatzen den edo bertan behera uzten den lege hura

horrek kontsensu bat eskatuko lukeela eta bide bat eta denbora bat guk

lehenengoari eutsi nahi diogu eta horren ondorioz lege proposamen bat

erregistratu dugu ganbara honetan mahaiak kalifikatu du eta bere tramitea

lege proposamen horren helburua da laburbilduta bere garaian inposatu zena indargabetzea hau da

apirilaren hogeita batera bueltatzea inposaketa harren bezperara bueltatzea eta hori izango da

ados egon gaitezke mozio horretan

lerroan esaten da jaurlaritzari eskatzen zaiola indargabetzea jaurlaritzak horretarako lege proposamen bat ekarri beharko luke ganbara honetara zergatik berez

normalean gobernuak dekretu bidez egiten du hemen salbuespen bat egon zen

urtean eta izan zen alderdi popularrak bultzatuta ganbara honetatik bultzatuta lege proposamen bat

alderdi sozialistaren eta upyd ren babesa izan zuen ez zuen patxi lópez lehendakaria zen gobernuak lege proiektu bat ekarri hona

debate bat izan zen eta lege ekimen bat izan zen guk horri aurre egiteko eta gauzak bere onera ekartzeko errealitatera ekartzeko

bere garaian gure ustez inposatu zen jai hura indargabetzeko hori izango da gure

momentu honetan eta errespetu guztiarekin debatea momentu honetan ez dela

edo euskal herri osoari begira zein izan daitekeen egutegi horretan jaiegun egokiena

badirudi ba aburtok bere erantzunean

galdetu ez balu eta zuk zein data jarriko zenuke

azterketa bat eta alderdi politiko ezberdinak ditugun programen azterketa bat egin duzu baina nik uste dut momentu honetan debatea ez dela zein jai egun jarri behar dugun legez legebiltzar honen eskutik baizik eta bere garaian

gure ustez artifiziala zen gehiengoaren eskutik jaieguna indargabetzea hori da eta zen gure asmoa eta etorkizun hurbilean lege proposamen

aintzakotzat hartzen den ala ez debatea sustatuko da ganbara honetan eta atzera berriz parada izango dugu eztabaidarako bakarren batek egun hauetan esan du

ez dakit erromantizismoak bultzatuta edo gizarteak bere lehentasunean ba lehentasun ez diren gaiak ekartzen ditugula ganbara honetara

indargabetzea ez da atzera begiratzea aurrera begiratzea baizik eta horregatik aurkeztu dugu aurkeztu dugun lege proposamena

inposatu nahi izan zen eta zen data

ekartzeko debatea eta kasuan etorkizunean dataren bat jarri behar baldin bada guztion arteko kontsensuaren eskutik izatea ez

eman zen gehiengo batzuen eskutik egin zen bezala eskerrik asko egibar jauna zuzenketarik aurkeztu ez duten taldeen txandara pasatuz mistoa upyd

gracias eskerrik asko maneiro jauna euskal talde popularraren ordezkaria den semper jaunak dauka hitza

mila esker presidente andrea legebiltzarkideok lehendakari jauna

eskerrik asko semper jauna euskal sozialistak pastor jauna zurea da hitza

komentatu duzu sailburuak esan zuena eta ez zuena esan eta nik argi apuntatu nuen eta sailburuak esan zuen urriaren hogeita bosta

berau soilik indargabetzea ez zela nahikoa hori soilik ez zela nahikoa

esan zuena gobernuko ordezkariak eta

akordio zabalagoa izango zuen ordezkapen bat eta proposamenetara eskuak zabalduak zituela

proposamena mahai gainean jarri hau da momentua

erabaki dezake baina argi daukaguna da momentu hartan galdera bateri ezezkoa jaso genion eta ezezkoa kondizionatua

gainditzeko beste proposamen bat bideratzea eskatu zitzaigun eta guk bideratu dugu hori onartu

guk benetan uste duguna beste gauza bat da eta uste duguna da

euskal herria bilduren proposamenak onartzea benetan uste dugu bertigoa ematen diola zeren eta ikusten duguna da

eta gobernuko erantzuna jaurlaritzako erantzuna ezezkoa dela argudiatuz ez dela nahikoa

momentu honetan guk ere pentsatu genuen mozioa aurkeztuko dugu

ba mozioa aurkeztea erabaki genuen zeren eta benetan uste genuen lege proposamena aurkeztuko

gaur ez ginatekeela honi buruz hitz egiten ibiliko eta agian beste urtebete atzeratu beharko zela

jakinik ere zailtasun handiak egongo zirela baina guk uste dugu jokatu dugula pausoak aurrera emateko semper jaunari

hemeretzian hasten ezta historia instituzionala ere agian zuena bai

eta agian zuena bai azkeneko aurreko berrogei urteak

eta egun horietan edo urte horietan sentimenduaren ospakizunei buruz eta hitz egin duzuenean gogoratu dezagun urte horietan arrazaren eguna ospatzen zela sentimenduei buruz ez dut nik uste dut ez dut uste hemen zu inor zarenik

eta modernitatearen eredua ez da izango noski zuk

estatuaren eredua non ejertzitoaren egunean

modernitatearen eredua ez naiz izango ni eredu hori segituko duenik

pastor jauna guretzat euskara oso garrantzitsua da

digun galdetu diguzu guretzat ez guk proposamena egiten dugunean

galdetu beharko nizuke ea zuri bai ardura dizun euskarak higa bat

hitz egin duzu jendearen arazoak konpontzen dituena gure proposamenak ez dituela horiek konpontzen hori izan zen bi mila bederatzian

eta hori esan eta hilabete gutxitara identitarioak ziren gai guztiak

edo jaieguna izateak zertan konpondu duen herri honetako arazoak

bi mila hamabira herri honetako arazoak konpondu egin beharrean

eta nik ez dut uste esaterik daukazunik eh bilduk arazoei

aurre egiten ez dionik proposamenik ez dugunik aurkezten eta erabakirik ez dugunik hartzen batzuk erakunde batzuetan gainera erabakiak zuekin adostutakoak beraz guk gauza baterako bai eta beste
baterako ere bai eskerrik asko eskerrik asko urizar jauna

lehentasuna zer duen eta zer den garrantzitsuena nik uste dut behintzat

garbi gelditu dela guk nahi duguna da indarrean dagoen lege bat bertan behera uztea

benetako zioa zergatik orain erantzun gisa esan didazuna tarteko euskararen eguna eta

argiak eta zintzoak eta azaldu dezagun euskararen eguna tarteko bitarte horretan ere

nafarroan abenduaren hiruan euskararen eguna ospatzen delako bakarrik baita ere

euskara eguna ospatu daiteke baina hori baldin bada hori baldin bada zuen proposamenaren

presentatu behar al duzue nafarroan lege ekimenen bat abenduaren hirua

ospatzeaz aparte edo ordez euskararen eguna delako

debate bat alde horretan behintzat zati horretan igual kreatibitatea eta sormena beno hala zaudete bete betean eta beno

eta zergatik ez uztailaren laua san valentin de berriochoa da san frantzisko xabier izan beharrean san valentin de berriotxoa edo uztailaren hogeita hamaika

edo apirilaren hogeita zortzia san prudentzio edo

nahi baldin bada epikoagoak izan daitezkeen datak ekainaren hogeita hamara adibidez

noaingo batailan edo bat irabazi dugula eta jarri dezagun hura

abuztuaren hamabosta izango litzateke orduan nik uste dut ekarri duzuen debatea da inportantea lehenengo partean

esan genien onartu zutenei zein zen gure asmoa

semper jauna euskal talde sozialistak pastor jauna zurea da hitza

eskerrik asko pastor jauna eztabaida amaitu da eta bototara jarriko dugu

mozioaren jatorrizko testua bozkatu dezakegu

emandako botoak hirurogeita hamalau bai hogeita bat ez hogeita zazpi abstentzioak hogeita zazpi ondorioz ez da onartu jatorrizko testua jarraian euzko abertzalearen osoko zuzenketa bozkatuko dugu bozkatu dezakegu

osoko zuzenketa onartuta geratzen da gai zerrendako bigarren puntua mozioa txarli prieto san vicente euskal sozialistak taldeko legebiltzarkideak aurkeztua nuclenorrek santa maría de garoñako zentral nuklearreko jarduerarekin

proposamena egin duen taldearen txanda prieto jauna zurea da hitza ekimena aurkezteko eta aldezteko

eskerrik asko prieto jauna zuzenketak aurkeztu dituzten taldeen txandara pasatuz eh bildu taldearen ordezkaria den maeztu jaunak dauka hitza

legebiltzarburu andrea eta egun on legebiltzarkide guztioi saiatuko naiz nahiz eta zaila izangoden

kontutan izanik bederatzi

eztabaidatu dela ganbera honetan garoñaren inguruan eta azken hiru urteetan

beti eskaera berdinarekin garoña ixteko ebazpenekin besteak beste argumentazio batzuk emanez beste proposamen batzuekin batera baina beti azken urteotan behintzat mezu argi bategaz garoña itxi behar dela horregatik

el economista egunkarian agertu zen pasa den astean ultraezkertiarra izateaz

egunkari batean eta datu horiek ematen diren urtean

urtean energia elektrikoaren eskaera estatu espainolean ehuneko bat koma zazpi

eurek eskaintzen duten produktua alegia energia elektrikoa beherakada pairatzen duenean gutxiago saltzen dutenean produktu

enpresek etekinak handitzean lortzen dute nabarmenki gainera eta europa mailan dauden enpresen bikoitza gainera

hori zergatik euren produktuak gero eta gutxiago saltzen da eta euren etekinak gero

eurek egindako eredu elektrikoan jarduten direlako

eredu elektrikoan jarduten direlako ez dute esaten euren neurrira egindakoa eurek egindako eurek asmatutako eta eurek diseinatutako eredu elektrikoan jarduten direlako estatu espainolean enpresa elektrikoak unesan dauden bost enpresen oligopolioak diseinatutako eredua hain zuzen ere

eta testuinguru horretan aztertu behar dugu garoñarekin gertatzen ari dena momentu honetan hori da

hori da eredu energetikoa estatu espainolean dagoen eredu energetikoa eta kasu honetan eredu energetiko elektrikoa garoñaren jabeak diren enpresa

eta iberdrola direlako erabakiak hartzen dituztenak sistema elektrikoaren inguruan eta noski zer nolako erabakiak hartuko dute guztiz amortizatua daukaten zentral nuklear baten inguruan euren erabakia

zabalik mantentzea etekinak biderkatzen jarraitzeko asmo horrekin ari direla

izango da negoziazio batean daudelako estatuko gobernuarekin

batetik kasu honetan legediaren aldetik etekinak biderkatzen jarraitzeko hori da testuingurua eta hori da kasu honetan daukagun eztabaida horretaz ari garelako guretzako eztabaida horretan ez gabiltza aldaketa klimatikoaren inguruan ez gabiltza energi elektrikoaren horniduraren

inguruan ez hemen eztabaida hau da enpresa elektrikoen etekin ekonomikoak

handitu eta horregatik garoña momentu honetan beste urte bete zabalik egotea nahi dute

osatzen duten enpresa biak eta horren ondorioz zabalik mantentzen baldin bada garoña berrehun eta berrogeita hamar mila urte irauten duten hondakin erradiaktiboak

zer arriskuan jarriz gure ingurumena eta gure osasuna eta bereziki arabako herritarren segurtasuna eta osasuna zer nori axola zaio hori endesari eta iberdrolari ez

noiztik hemen benetan balio dena dirua da etekin ekonomikoak

soilik energia berriztagarriekin hornitzen den eredu elektriko bat bai eta zer

bikoiztu zertarako berriztagarriak eta gainera kontuz enpresak botatzen duten enpresa handixek oligopolio hori osatzen duten enpresa botatzen duten edo pentsatzen duten mezua berriztagarriak gainera kontsumo elektrikoa eta ekoizpena hurbiltzen dute eredu dezentralitatu eta autokontsumoa ahalbideratuz eta hori enpresen negozioarentzako oso arriskutsua da momentu honetan

etekin ekonomikoak ateratzea hori da euren logika bakarra eta hainbaten eta kontutan izanik enpresa pribatuak direla bere garaian kasu honetan biak publikoak baina pribatizatuak

ulergarria izan daiteke guztiz eztabaidagarria noski baina enpresa pribatuak diren heinean eta interes pribatuak duten

onartezina dena da guretzako onartezina dena da energia elektrikoa ekoiztu eta komertzializatzen duten enpresen eta gobernu ezberdinen artean

banaketarik kasu honetan arlo publiko eta pribatuen artean banaketa marra hori

ez da ikusten ere ez izen batzuk emango ditut orain

josé luis olivas manuel marín ignacio lópez hierro eta irakurtzen jarraitu ahal izango nuke

gaur egun edo azken urteotan egon diren politikariak alderdi popularra eta alderdi sozialistakoak eta kasu honetan ere bat

hau ez da ate birakarien teoria hau ate bakar bat da arlo publikoan daudenean enpresentzako interesen alde lan egiten dutenak eta gero

direnak eta gainera aipatu ditut alderdi popularra alderdi sozialista

konkretuki segurtasun nuklearren kontseiluan ordezkaritza duten hiru alderdiek alderdi popularra alderdi sozialista

ez dakit kasualitatea izango den ala ez baina itxura oso eskasa da zalantza barik

azken erabakian alderdi sozialistako kideek segurtasun nuklearreko kontseiluko kideek garoñaren bizitza luzatzearen kontra bozkatu egin dute

inoiz baino eta espero dezagun eztabaida hau ez izatea garoña bai eta garoña ez baizik eta nuklearrik ez

nahiko esanguratsua da gainera cristina narbonak alderdi sozialistak izendatutako edo proposatutako kideak

emandako boto partikularra besteak beste agerian ustez oso argi utziz gainera hilabeteak eta beharbada urteak beharko lukeen erabaki batek hiru astetan eta presiopean

dutela ikusten denez ezer gutxi hartzen da kontuan kasu honetan interes orokorra mota honetako erabakiak

interes orokorra ea zelan azaltzen diezuen zuek alderdi popularrekoek arabako herritarrei hartutako erabakia

enegarrenez arabako batzar nagusiek arabako hainbat udal gasteizko udala barne eta legebiltzar honek erabakitakoaren kontra berriro ere

dagoela eta berriro ere interes orokorra eta euren interesen kontra herritarren

herritarren interesen kontra berriro ere jardungo duzuela euren osasuna bizi kalitatea eta segurtasuna arriskuan jarriz

urtetan zehar garoñako zentral nuklearraren kontra agertu diren arabako eragile sozialei honetan ere

ezertarako balio hemen azken erabakia

itxi batean hartzen dela interes ekonomiko pribatua berriro ere interes publikoaren gainetik jarriz eskerrik asko maeztu jauna
mistoa upyd taldearen ordezkaria den maneiro jaunak dauka hitza

ppren esku dagoen industria ministerioak oxigeno baloia eman dio nuclenorri zentralaren

duen asmoan legebiltzarrek biltzar nagusiek udalek eta gizartearen gehiengoak eskatutakoaren kontra egin du ministerioak

zuzenketarik aurkeztu ez duen taldearen txandara pasatuz euskal talde popularraren ordezkaria den barrio jaunak dauka hitza

entzun duzue eh bildu taldearen ordezkaria maeztu jauna zurea da hitza

aquí en este parlamento eskerrik asko maeztu jauna

nada más y gracias eskerrik asko maneiro jauna
euzko abertzaleak taldearen ordezkariak ramírez escudero jaunak dauka hitza

eskerrik asko ramírez escudero jauna eta amaitzeko euskal talde popularraren ordezkaria den barrio jaunak dauka hitza

vandellós segundo mila bederatziehun eta laurogeita zortzi trillo

eskerrik asko barrio jauna eztabaida amaitu da puntuka ez ondorioz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

bai hirurogeita hiru ez hamar ondorioz erdibideko zuzenketa onartua izan da

gai zerrendako laugarren puntua honako ekimena hauek batera eztabaidatu eta behin betiko ebazpena hartzea

taldeko legebiltzarkideak aurkeztua hezkuntza hizkuntza politika eta kultura sailak planteatu eta aurrekontuen proiektuan jasotzen den subentzio politikari buruz euskal sozialistak legebiltzar taldeak egindako legez beteko proposamena

luzatutako aurrekontu diru laguntzen exekuzioari buruz proposamena egin duen taldearen txanda maneiro jauna zurea da hitza ekimena aurkezteko eta aldezteko

euskal sozialistak taldearen ordezkariak dauka hitza reyes jauna